gai zerrendako seigarren puntua

hartzea mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua zenbait finantza erakundek

merkaturatutako eroskiren eta fagorren mendeko finantzaekarpenek eragindakoentzako irtenbideei buruz mozioa

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kontsumobideko zuzendariak eroskiren eta fagorren mendeko finantza ekarpenei buruz egindako adierazpenei buruz

proposamena egin dutenen taldeen txanda da maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian sarasua andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

y muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea lópez de munain ganuza jaunak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

sozialki konprometitua izan behar da pertsona hori eta ez kudeatzailea hutsa

bere hitzen errektifikazioa egin behar zuela argi daukagu ere

ez daukaguna hain argi da horrek

balioko duen edo ondoriorik izango duen izan ere gobernu honek despotismoz gobernatzen du eta ez ditu bere akatsak onartzeko maila erkoreka jaunak argi utzi zuen

lo saben muy bien eh bildu ez dago hemen inoren lana oztopatzeko

baina zuek erabaki zenuten akordiorik ez egitea eta bakarrik gobernatzea ustedes prefirieron no llegar a acuerdos con nadie

egoerak gainditu egin du gobernua sailburua eta kontsumobideko zuzendaria horregatik

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkariak telleria jaunak dauka hitza

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz talde popularreko ordezkaria damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandan maneiro jaunak dauka hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkariak tellería jauna dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu mistoa upyd eta euskal talde sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka bozkatzea ez dago arazorik pentsatzen dut por punto se puede votar beno orduan bozkatuko dugu

eta gero banaka bozkatuko ditugu besteak orduan banaka bozkatuko ditugu denak banan banan

bozkatu dezakegu erdibideko zuzenketaren lehenengo puntua

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita zortzi ez

onartuta geratzen da jarraian erdibideko bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita hamabost ondorioz aho batez onartzen da jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita hemezortzi ez hogeita zazpi abstentzioak hamar ondorioz onartuta geratu da hirugarren puntua

hogeita hamazazpi ondorioz laugarren puntua ere onartuta geratzen da eta jarraian bosgarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hamazazpi ez berrogeita hemezortzi

geratu gai zerrendako zazpigarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

proposamena egin duen taldearen txanda barrio jaunak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa

gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketen txandan gaude eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andrea zurea da hitza

arratsalde on urkullu lehendakari sailburu andrea legebiltzarkideak

iragarritako murrizketen aurrean gasteizko udala eta arabako biltzar nagusiek sinatutako adierazpen instituzionalarekin hasiera eman nahi diot nire diskurtsoari

eta bestetik eitbren zuzendaritzari eta eusko jaurlaritzari eskatzen zaie

erabakia berraztertzeko orotara hamar langile izango dira kalean geratuko direnak baina zuzendaritzak desagertuko diren sei kontratuz hitz egiten du

bi mila hamalau urteari hamar langile gutxiagorekin hasiera emango baitzaio sei kontratu bertan behera utziko baitira

beste bi abenduaren hogeita hamaikaan eta azken biak bi mila hamalauko urtarrilaren hogeita hamaikaan murrizketa hauek eitbren aurrekontu doikuntzaren baitan kokatzen dira non lehen neurria behin behineko kontratuak ez berritzea izan den horietako batzuk hamar urteko behin behineko kontratuak direnak bestetik ente publiko batean egoera guztiz salagarria bestetik

zehar erregularizatu gabeko kontratuak hau da guztiona den diruarekin ebentualitate egoerak luzatzeagatik ondorioz euskadi irratian lau langile kaleratuko dira sei radio euskadin eta esan bezala

kasu honetan plantillaren ehuneko hogeita bost delarik plantilla txikiena delako

kolokan jarriko duelarik eitbren zuzendaritzak

behin behineko kontratu hauek egoeraren araberakoak direla eta ez direla egiturazkoak eta ildo horretatik egiturazko plantillari eutsiko zaiola

oso urruti dago errealitatetik esan bezala behin behineko kontratu hauetako batzuk hamar urte baino gehiago luzatu dira

ondorio dira honek esan nahi du lan eta funtzio estrukturala betetzen duten neurrian egiturazko lanpostuak direla bai ebentualak

guztiz beharrezkoak irrati honen arrazoizko funtzionamendurako zuzendari orokorrak darabilen aitzakiaren kontra egoera honetan non dago urkullu lehendakariak aipatutako pertsonengan pentsatutako politika enplegu publikoa suntsitzen duten bitartean enplegu plan bereziak iragartzen dituzte

hiru dira bertan behera geratuko diren praktiketako kontratuak eta honi deitzen zaio gazte enplegua desegitea eta azken batean arrazionalizatzea aipatzen den bakoitzean langileak kaleratzen dituzte eta oso larria da aldi berean plan estrategikoa amaitu barik

horregatik guztiagatik gure proposamenean ondorengoa eskatzen dugu berriki iragarritako radio vitoriaren pertsonen murrizketa ez onartzeko

arabako kalitatezko irrati eta enplegu publikoaren defentsan araban ere euskal irrati publikoa berma dadin gure ustez arduragabea da egitasmoari eta langileei iseka egiteaz gain maite iturbe zuzendari orokorrak esatea kontratu hauek ez berritzeak

irratiaren etorkizuna kolokan egon daitekeelako neurri honek irratia kaltetuko baitu eta asko gainera ezin izango baitzaio ez egungo programazioari eutsi ez eta gaur egun heltzen den txokoetara heldu ere

eta horrek eitb gizartetik urruntzen du non geratzen da beraz zuzendari orokorrak bere izendapenarekin batera aipatutako eitbren gertutasuna

neurri honekin ez du bakarrik gasteiz irratiak galtzen arabako gizarte osoak galtzen du ildo horretatik denona den eitb irrati telebista publikoak agerian geratuz eitbren zuzendaritzak neurri honekin araba eta arabarrak baztertzen dituela

bada gizartearen elkarbizitzarako eta kohesiorako oztopoa

eta arabarron irratia da irrati hurbila askotarikoa konprometitua eta berehalakoa

auzoetako kezkak kolektibo sozialak bertako kultur egitasmoak eta agenda udalaren informazioa herrialdeko herriena

arabarrek adibidez alaves eta baskoniaren partidak radio vitoriaren bitartez jarraitzen dituzte bertako jaiak etab eta

askotan irudi hori eman nahi izan zaion arren

edota alaves eta baskonia ere hori baino gehiago da gasteiz irratia

aipatu den bezala defizitarioa ez dena ildo horretatik azken aste honetan agerian geratu da arabarron atxikimendua irratiarekiko

kolektibo erakunde entzule eta herritarrek oro har gasteiz irratiari adierazitako elkartasuna eta babesarekin agerian geratu da arabak eta vitoria

balorea eta radio euskadi eta euskadi irratia benetan irrati nazionalak balira eta ez dira

arabarekiko gertutasuna eta ezagutza galduz eta antzeman daitekeen bezala radio euskadik

nahi badu gertutasuna hutsaren hurrengoa izango da

araba baztertzeko bidea ireki duelako horregatik guztiagatik eh bilduk uste du ez dela ez zuzena ez bidezkoa entzuleek eta arabar gizarteak

eta herrietan gertatutakoa etxeraino ekartzen diena izan ere irratiak zentzua eta etorkizuna badu tokiko informazioari esker baita zuzendari orokorrak mina eta kaltea iragarri ditu eta dagoeneko radio vitoriako langileak pairatzen ari dira

susmatu daitekeelako hau gasteiz irratiaren programazioaren murrizketa eta radio euskadirekin konexio gehiago ekarriko dituen prozesu etengabe baten lehen urratsa baino ez dela arabako irrati zaharrenaren desagerpena ekar

egoera zail honi aurre egiteko alternatibak egon badaudela uste dugu eta kasu honetan ere alternatibak egon badaudela seguru gaude

publikoari eusteko ondorengoa esaterako eta gaur ere aipatu da

laurogeita hemezortzi gestore dauzka zuzendariaz gain izendapen askeko erdi mailako karguak dira eta gehienak langileen hitzarmenetik kanpokoak orotara aurrekontu osotik lau koma sei milioi euro bideratzen dira kargu hauetara eta laurogeita hemezortzi izateak esan nahi du eitbn hamar langileko gestore bat dagoela eta datu hau prestigioa duen eredu batekin alderatzearren

berrogeita hiru langileekiko gestore bat dago eta hemendik gutxira ratio hori

igoko da gauzak horrela eh bildu garbi dauka gaurko lanpostuei aurre egin dakiekeela egun dauden eta guztionak diren baliabide publikoak beste era batera kudeatuta

eta zerbitzuaren kalitateari eutsiz eta berriro diogu radio vitoriaren murrizketa honekin kaltetuak ez dira bakarrik langabezian geratu diren langileak

araban era batean edo bestean denok galtzen dugun informazio askatasunaren garapen osorako eskubidea

eh bildutik eskatzen dugu zerizan eta herrialde oso bat ordezkatzen duen radio vitoria gasteiz irratiak gaur egun den arabako irratia izaten jarrai dezan

egon gabe eitb osoa kontuan izanda eta amaitzeko jada baiezkoa emango diogu

eta psek sinatutako erdibidekoari non ezin izan garen

joko politiko gure ustez arduragabea eta kafkianoagatik ez baitu sinatzen eh bildu badago

euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakari

muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

arratsalde on eitbk radio vitoriaren egungo egituran

irratiaren marka bera egungo programazioa entzule arabarrentzako tokiko irrati orduak murriztu gabe egiturazko plantila

arteko sinergiak sustatuko ditu araban irrati publikoaren funtzionamendu egokia lortzeko la dirección de e i te be se mantiene

cuatro millónes de euros besterik ez eskerrik asko ramírez escudero jauna erantzunen txandan sartuz euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko barrio jauna mistoa upyd taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar breñas andrea

eajren ordezkariari bakarrik esatea pixka justifikatzeko kaleratzeak eta zuen interesak defendatzeko

hitz egin duzu lau kaleratzeez gero seiz eta

kaleratze izango diren orotara hamar dira hamar langile joango dira kalera zuk deitu nahi bezala fin de obra

eta orotara dira plantillaren ehuneko hogeita bost eta gertatzen da eta bada serioa plantilla baten ehuneko hogeita bost kaleratzen denean hori batetik eta gero bestetik esatea gaur hemen eajren partetik izan ezik hitz politak entzun ditugu radio vitoriaren alde alderdi guztien eskutik bat ez datozenak

tokia den eitbren administrazio kontseiluaren azken bileran izandako jarrerarekin informazio eta komunikazio zientzetan euskal herriko unibertsitateko irakasle eta adituak diren

gai zerrendan sartzeko eskatu zuten eh bilduren ordezkarien proposamena bozkatzea erabaki zen eta bozketan

pp eta pnvk aurka bozkatu zenuten eta eragileak abstenitu ziren ondorioz

baina ezin izan zen jorratu bozkatzeko aukerarik gabe utziaz proposamenaren helburua zen eitbren administrazio kontseiluak radio vitoriaren murrizketarekiko jarrera

aukera demokratiko horrek aurrera egitea oztopatu zenuten

esaten dela adierazten dela gauza bat eta han egin zela beste bat

eta errepikatzen dut eta orain gazteleraz egingo dut

en esta cámara besterik ez eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna eta amaitzeko ramírez escudero jaunak dauka hitza

eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu banatuta

jarriko dugu bat eta bost lehenengo eta bi hiru eta lau ondoren bai bozkatu dezakegu

bi hiru eta lau puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira bi hiru eta lau puntuak ere

adierazpen instituzionala onartze aldera eta talde guztiek aho bateko adostasuna lortu ez dutenez eusko legebiltzarreko lehendakaria naizen aldetik

gaitzespena eta eusko legebiltzarreko lehendakariaren adierazpen modura aldarrikatu nahi dut bat

eta erabateko harridura azaltzen dugu polizia ikerketen emaitzen aurrean ustezko erasotzaileak aurretik antzeko ekintzak eginak zituela egiaztatzen duten neurrian

eta hiru horregatik eraso hauek salatzeko eraso guztiak eta bereziki emakumezkoen aurka egindakoak errefusatzeko eta herritarrek bake bidezko

indarkeriarik gabeko gizartearen aldeko apustua egiten dutela argi uzteko deitzen du gertaera hauek salatzeko izango diren elkarteratze eta mobilizazio guztietan parte hartzera eta besterik gabe gai zerrenda agortuta